eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren

eskerrik asko presidente anderea señor maneiro

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskal

lurralde plan sektoriala behin betiko onesteari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza gracias señora presidenta

agroforestal de la comunidad autónoma vasca eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

mila esker eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

denbora amaitu zaizu gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina
hiriko proiektuari buruz bai

lópez de munain jauna tapia andrea zurea da hitza

tapia anderea jarraian lópez de munain jaunak dauka hitza

jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendakoa hamalaugarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak

egokia bermatzeko eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz arrondo andrea

egun on guztioi lanbideren funtzionamendu egokia bermatzeko beharra da gaur

gaia eta egia esan ez da guk asmatutako beharra izan ere

hau da ez da batere egokia lanbideren funtzionamendua eta horrela da ez da egokia lanbideren funtzionamendua

herritarrei egindako deia hor dugu lanbide hobetzeko proposamenak egin ditzaten edo lanbideko langileen gehiengoak arrakasta handiz gainera

beste konstatazio bat azkena astelehenean egin zutena eta bigarren konstatazioa funtzionamendu egokia

arazoa aspalditik datorrena hemeroteka begiratzea besterik ez dago

ekimen hau bera adibidetzat jar dezakegu interpelazio hau urtarrilaren hogeita bostean erregistratuta baitago eta bertan esaten genuena

bertan interpelazioan azaltzen diren kezka horietatik soilik diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa epeak hobetu direla esan dezakegu eta egia esan hori logikoa da funtzionamenduaren poderioz

diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketaren epeak hobetu dira hori bai baina besterik ez eta hobetu da hain zuzen ere langileen esfortzuei esker gehien bat ehuneko beraiek kudeatu dutelako eta bestetik zati bat

indra enpresari ehuneko berrogeia gutxi gora behera egin delako indrarenak ere esplikazioren bat eskatzen du gure ustez

jaso ditu azken urte hauetan arazoak etengabekoak izan dira euren kudeaketa eta programa informatikoan historialak

eta horko langileen lan baldintzak oso oso eskasak izan dira zerbitzuen pribatizazioa eta

ohikoa izaten ari da lanbilden hala ere

arriskuan egon daiteke gainera kontuan hartzen badugu lan horretan buru belarri dabiltzan berrehun bat langile kalera joan daitezkeela zuek aurkeztutako lanpostu zerrenden proposamena aurrera badoa

zera azpimarratu nahi dugu azaroan gaude hilabete luzeak eman ditugu hamar hilabete hain zuzen ea aldaketak hobekuntzak plantillaren egonkortasuna bermatzeko urratsak ematen ziren azken batean ea enplegu zerbitzu publikoa indartzen zen eta beharrei erantzuten zien baina alferrik errealitatea gure ustez beste bat da urtarrilean sartutako ekimenak gaurkotasun osoa dauka egoera larria da

hori noizbait edo behin baino gehiagotan adierazi duzu lanbide zerbitzua aipatzea egia da gauza asko aipatzea dela prestakuntza orientazioa bitartekaritza

beste batzuen artean gaur horietako batzuk aipatuko ditut bereziki

urtarrilean azkar presaka eta korrika martxan ipinitako zerbitzua da hasieran

handik gutxira bi mila hamaikako azaroan legebiltzarraren gehiengoak jaurlaritza behartu zuen erakunde autonomoa izatera

urte guzti hauetan erakundearen funtzionamendurako

horren beharrezkoa den lanpostu zerrendarik ez da egon bertan elkartu diren langileak zerbitzu ezberdinetatik etorritakoak dira spee inem aurreko lanbide langileei kontratu ezberdinak egin zaizkie eta mugitu izan dituzue momentu bakoitzean egon zareten arduradun ezberdinek zuen

asko gertatu dira eta gardentasun falta izugarria orokorrean horren lekuko langileek irabazten joan izan diren errekurtso ugari gauzak gaizki egin dira eta oraindik konpondu gabe jarraitzen dute

de tales actuaciones azkenean berandu lanpostu zerrenden proposamena iritsi da baina sorpresa

zerrendan lehen esan dudan bezala gaur egun lanean dauden berrehun pertsona inguru kalean gelditzen direlako

geldituko liratekeen langileen lekuz aldatzeak edota kategorien zehaztapenak bidegabeak direlako enplegu eta gizarte politikako

langabetuen kopurua gora doa etengabe enplegua suntsitzen ari da eta zure ardurapean dagoen zerbitzu batean lanean dauden

kalean utzi nahi dituzu onartezina den bidegabekeria iruditzen zaigu

diru sarrerak bermatzeko errentak kudeatzen daudenak dakitenak egin behar dena urte hauetan trebatu direnak beharrezkoak direnak ezin dira gure ustez kalera bota pertsonekin langileekin ezin da horrela jolastu

dauden komunikabideetan entzun eta irakurri dugu

sarkasmo bat iruditzen zaigu ez dira beharrezkoak eta orain arte indrari

eta hemendik aurrera datu batzuk bi mila hamairuko urtarrilean

diru sarrera bermatzeko errenta urrian ia hirurogeita bi mila dira

bizikidetza unitate gehiago nola esan daiteke soberan daudela langile horiek

amaitzen joango zaizkie langile ugariei eta ondorioz inoiz baino behar gehiago egongo da enplegu zerbitzu publiko indartsua izateko ez dago asterik une honetan langabetuen erdiak ez duela inongo prestaziorik jasotzen nola ez dira beharrezkoak izango

horretaz gain kudeaketaren inguruan askoz ere gauza gehiago daude eta zerbitzuari buruz luze hitz egin dezakegu

hizkuntza normalkuntza atala ere aipatu nahiko nuke orain arte inongo planifikaziorik gabe barne mailan prestakuntza eskaintza esanguratsurik gabe

bi hizkuntzetan arreta eskaintzako baliabiderik gabe dena bulego bakoitzaren langileen esku utzita

iragarri dira adi egongo gara guzti honengatik eta denbora gabe nagoelako beste batzuengatik ere
urtarrilean egindako galdera ezagutzen duzu eskerrik asko arrondo anderea jaurlaritzaren izenean aburto jaunak dauka hitza

andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi nik

bigarren txanda erabiliko dut rpti buruz berba egiteko zeren eta zure interpelazioan momentu hartan

gaur aipatu duzu eta bigarren txanda erabiliko dut ahal den neurrian argitzeko zuk aipatu dituzun datuak edo zuk irakurrita edo entzunda dauzkazun datuak interpelaziora joanez hainbat

lanbideren buru izanik diagnosi egoki bat egitea genuen lehen zeregin jakiteko zer dela eta eta ez zen

diagnosia egin eta hobetzeko prozesuen beharra zuten sei arlo identifikatu genituen dagoeneko abiarazi ditugu

hona hemen arloak lehenengoa arreta eta informazioa bigarrena izapidetzea

ematea hirugarrena egiaztatzea eta kontrolatzea laugarrena jakinarazpenak bosgarrena ordainketa eta kudeaketa ekonomikoa

aktibazioarekiko lotura ez dut

besterik gabe esango dut beste batzuetan esan dudan bezala lanbideren kudeaketa zailtasunean kausa

kudeaketa gain hartzea izan zela zailtasunok direla eta

zen eta enpresa sistemaren eta enplegu eskatzaileen arteko lan bitartekotzan eragiteko gaitasuna mugatzen zen azken horixe da gure ustez lanbideren funtziorik garrantzitsuena

eskerrik asko emandako informazioarengatik

guk ez ditugu asmatu eta asmatzen kudeaketaren inguruan zuk zeuk orain bertan esan duzu eta behin baino gehiagotan diru sarrerak bermatzeko errentak

handi batean eta horregatik ondo dago onartzea zerbait hobetu dela epeetan eta hori horrela da nahiz eta asko gelditu egiteko

ere hori dela eta guretzat enplegu zerbitzu eraginkorra izateko

ere kontutan hartu behar dira orientazioa formazioa prestakuntza enplegua hauek dira bigarren mailan gelditu direnak diru sarrerak bermatzeko

lehenetsi delako edo egin behar zelako ez aipatu duzu diagnostiko bat egin duzuela eta

ipinitako aldagaien inguruan beharrezkoak diren hainbat neurri hartzen ari zaretela eta hartuko dituzuela

hemendik aurrera hala ere denok dakigu gaur egun lanbidek oso kolektibo desberdinen egoera bideratzen duela eta guztiek ez dute bitartekaritza maila berdina behar

nola kudeatuko den hemendik aurrera hori lan egiteko gaitasunik ez dutenak lanean daudenak baina beraien soldata osatu behar dutenak lan baimena ez dutenak edo gizarte bazterketa egoeran daudenak gure ustez kudeaketa modu desberdinak seguru asko egon beharko dira baina hori bai ondo definituak denok faltan botatzen duguna orain arte

baina baita ere zerbitzuak pribatizatu gabe

bakoitzaren ibilbidea egiten laguntzeko bulegoetan dagoen egoeraren arabera gauzatzen ari da diru sarrera bermatzeko errenta kudeaketaren arabera

ala ez gainera bitartekaritza egin ondoren irteera eskaintzea prestakuntza edo lana guztiz edo oso blokeatuta dago horren garrantzitsua zen enplegarritasunaren kalterako gertatzen ari da hau guztia eta horren inguruan ere

gustatuko litzaiguke egokia ez den funtzionamenduaren beste adibide bat ere

legebiltzarrak hala aginduta arlo horretan prekarizazioa esklabutza eta abusuak

ikuskaritzarekin elkarlanean lana duintzeko enplegu eskaintza bereganatzeko eta bitartekaritzaren erreferentea izateko promesak egin zituen

arloko eragileek gehiegikeriak egiten dituzten agentzia bi salatu dituzte iruditzen zaigu lan handia dagoela egiteko arlo honetan ere eta interpelazioan esaten dugun moduan

eraginkor esanguratsua eta erreferentziala indartzea eta bultzatzea are gehiago kontuan izaten baldin badugu espainia aldetik

azken ufadak lankidetza publiko pribatuan lankidetza publiko pribatuan neoliberalek nola ulertzen duten zerbitzu publikoak

enplegu agentzi pribatuak edo pribatuen gozamenerako horretarako noski sosa publikoak erabiliko dituzte horren aurka eta zerbitzu publikoen alde apustu irmoa eskatzen dizugu eta nola ez pertsonal atalean berrehun pertsona horiek kalean ez usteko deia egiten dizugu

plantilan dauden langile guztiekin lanpostu zerrenda osatzea

dizugu guztion onerako zerbitzurako langileen onerako eta azken batean instituzio publikoen onerako ere bai

andrea jaurlaritzako ordezkaria aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea eskerrik asko lehen

rptari buruz murgilduko naiz bigarren

nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko enpleguaren egoerari buruz llanos andrea

bai mahaiburu andrea legebiltzarkideok señora llanos

erantzuteko txandan aburto jauna zurea da hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina bi mila hamairuko urriaren hamarean gizarte larrialdietarako laguntzei buruz onetsitako legez besteko proposamena betetzearen gainean sarasua andrea

ayudas de emergencia social muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea amaitzeko aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea voluntad

gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte larrialdietarako laguntzen aurrekontua handitzeari buruz maneiro jauna

andrea eskerrik asko lehendakari sailburuok legebiltzarkideok pues efectivamente señor maneiro me gustaría

eskerrik asko aburto jauna maneiro jauna zurea da hitza

aburto jauna gai zerrendako hemeretzigarrena puntua interpelazioa

ogasun eta finantzetako sailburuari egina finantzen euskal kontseiluaren bileraren ondoren ekarpen sistemaren inguruan sortu eta esplizitatu diren desadostasunei buruz prieto jauna zurea da hitza